gaurko

eztabaida monografikoa euskadin hartu beharreko zerga neurriei buruz

egun on guztioi hiru urte daramatza zerga erreformari buruz hitz egiten hiru urte euskadin bidezkoa eta

buru belarri eta kritika asko entzun behar izan ditut denbora honetan

entzun behar izan dut sozialistok ia bakardadean defendatu dugu proposamen hau baina gaur behingoz denok ados gaude gai honetan denok dakigu zerga erreforma barik ezinezkoa dela euskadin gobernatzea

ongi etorriak bada gure lekura gai honi

dagokionean alferrikakoak izan dira hiru urte hauetan baina

lanean jarri behar dugu orain zerga erreforma hori zertarako nahi dugun zehaztu behar dugu eta

zerga erreformak bete behar dituen helburuak zerbitzu eta prestazio publikoak mantentzeko baliabide nahikoak lortzea

artean aberastasuna birbanatzea eta gure ekonomiaren

bermatzea horretarako nahi dugu zerga erreforma eta bide honetan ekimen ezberdinak aurkeztuko ditugu gaur el grupo

taldeen txanda irekiko dugu mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak

eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andereak dauka hitza

legebiltzarkideok lehendakari jauna gaurkoan mahai gainean daukagun zerga politikei buruzko eztabaida

eta beharrezkoa da noski beharrezkoa eta funtsezkoa

estatuan oinarritutako gizartea eraiki nahi badugu eta herritarren beharrei erantzuteko gai izango den sare instituzional

erakundeen zutabe nagusietakoa da zerga politika herritar orori

soziala bermatzeaz gain berdintasun aukera eskubidea bermatu behar duelako azken finean nahi dugun herria aurrera eramateko tresna delako ogasunari dagokionez

argia da zerga sistema bidezkoagoa zerga sistema solidarioagoa ezartzea sektore publikoaren

bermatzeko eta gure ekonomiaren garapena aurrera eramateko horretarako ez da

baizik eta bere edukian eta zehatzagoak izateko definitzen eta aplikatzen ditugun zerga politikoak diren hori da gakoa alegia zerga politika horiek

orduan ekitatea justizia soziala eta

kontutan izaten ditugun ala ez eta guk euskal herria bildun oso argi daukagu edonolako zerga politika baliagarria behin eta berriro salatu egin dugu gaur egungo zerga sistemak ez ditu bermatzen

ez du bermatzen progresibitatea ez eta sistema publikoa bermatzeko beharrezko zerga bilketa ezta eragin birbanatzailea ere zerga arloko subiranotasuna da gure etorkizuna eraikitzeko emango digun funtsezko oinarrietako bat eta horrez gain gure herriak dituen helburuen alde egiteko funtsezko elementua da

hortaz etsigarria izan da ikustea gure erakundeek

espainiak zerga alorrean ezarritako politikei horrek ekarri dizkigun ondorioak benetan tamalgarriak izan dira jendartearentzat zerga bilketa jaitsiera soilik krisiari egotzi nahi diote batzuk

entzun egin dugu baina azken urteetako politika neoliberalek eragina izan dute zerga bilketaren ahalmenean eta orain

ari gara azken urteetan inolako miramendurik gabe behin eta berriro aplikatu diren zerga politikek zeresan handia izan dute bilketaren jaitsieran izan ere

etengabe erreforma fiskalak mahai gainean jartzen

suntsitu egin zen administrazio publikoaren diru bilketa areagotu egin ziren ihesbideak baita iruzurrari parez pare ireki zitzaizkion hori bai guzti hau lehiakortasunaren izenean enpresari laguntza eskaintzearen izenean

antza baina beti ere europan zabaltzen zen olatu

langilearen gainean areagotu egin zen eta finantza

asko arindu egin da politika guzti hori justiziaren ikuspuntutik guztiz onartezina da gainera zerga bilketan eragin zuzena izan du zergak

baliabide asko galdu ditu gaur egun gutxi gorabehera zerga bilketa bi mila bostekoaren parekoa da

ez da nola nahiko gaia gaur eztabaida duguna zerga sistemak aldaketa sakonak behar ditu

aukera izan duen erakundeetan hala nola gipuzkoako batzar nagusietan eta hainbat udaletan ekitatea eta progresibitatea berreskuratzeko urrats sendoak eman ditu norabide berri bati ekiteko

are gehiago momentu honetan eta hori da faltan igarri duguna bereziki

politika justuagoa eta progresiboagoa ezartzeko soilik aitzakiak entzun ditugu aitzaki merkeak bereziki eajren ahotik esaterako zenbait batzar nagusietan beraiek daukatenean

beraien hitzetan behin eta berriro entzun dugu ez zela eztabaidako edo erabakietarako foroa eztabaida eta erabakia bideratu behar zela armonizazioaren aitzakia ere behin eta berriro entzun dugu demagogia zelan gehiago duenak ekarpen handiagoa egin behar duela esaldi hau

urtean abuztuan esan zuen argi argi demagogia da

ekarpen handiagoa egin behar duela orain esaten daude

aitzakiak aitzakiak izan dira baina borondate politiko eskasa eskasa sistema publikoa gure sare instituzionala defendatzeko horrekin murrizketak eta austeritatea aitzaki izan da gizartearen ongi izateari erasoak ekiditeko zerga politika

eta sendotu baten bidez dena den edozein zerga erreformak aldagai asko kontutan izan behar ditu gaur egun dugun sistema zergen inguruan administrazioak biltzen duen informazioa

gure zerga sistemak orain dituen menpekotasunak estatu sistemarekiko edo europar batasunarekiko zerga ordainketaren inguruan jende artean dagoen kultura asko hori guztia dela eta aldaketa sinpleenak esfortzu handia eskatzen du baina ezin bestekoa da zerga erreformari ekitea

aldaketa guztiei ekitea euskal herria bilduren ustez premiazkoa da lehentasunezkoa da pertsona ardatz izanda herritarren ongi izatea ardatz izanda zerga alorreko

progresibitatean ekitatean eta elkartasunean oinarritutako aldaketa sakona sistema publiko indartsu bat egituratuz

gure herriaren buru jabetzan sakontzeko eta bide horretan

izan beharko litzateke zerga politiko justu solidario eta progresiboa erdiesteko hainbat ataletan aldaketak

bost atal nagusitan bat aberastasunaren tributazioari dagokiola eman behar dira

errenta edo lanaren zergaz gain ezinbestekoa da aberastasunaren zergak ekarpena egitea sistema tributarioari jabetzak aberastasunak botere

eta hori ezin dugu ahantzi aberastasun eta fortuna handien zerga edota ondarearen gaineko zerga izan ezinbestekoa da

moztea horregatik proposatzen dugu pertsonen ondarearen gaineko zergak ezinbesteko baldintza izatea eskudu fiskalaren ezabaketa eta enpresen partaidetzaren salbuespena ezabatzea herentzien ahaide zuzenen arteko salbuespena kendu behar da muga batzuetatik ere bai bi iruzurraren aurka egin beharrekoa zerga ordainketan errentak errenten arteko berdintasuna bermatzea

aurre egitea alde batetik legeak ahalbideratzen dituen zergak saihesteko zirrikituak itxi behar dira hau da elusio fiskala

iruzurra dena ekidin behar dugu iruzur fiskala gizarte honetako gaitz handienetako bat da jokabide erabat insolidarioa da eta beraz onartezina instituzioen lehentasun nagusietako bat

eta iruzur potentzialei gauzak izugarri zailtzea izan behar da iruzurraren kontrako borroka planteamendu integral batean kokatzen dugu hiru oinarrien gain osatua batetik kontzientziazioa bestetik araugintzan zergen elusioa mugatzeko

eta hirugarrenik administrazioaren

areagotzeko neurriak erabiliz zerga iruzurraren aurkako borrokak planak eta pertsonak behar ditu baina baita datuak lantzeko teknologia berriak ere eta datuen

horregatik ezinbestekotzat jotzen dugu informazio alorrean beste zerga administrazioekin harremanak handiagoak izatea batez ere gipuzkoa araba bizkaia eta nafarroako ogasunen artean gaur egun jadanik dauden harremanak areagotuz

sozietateen gaineko zergari dagokiola sozietateen gaineko zerga goitik behera

errebisioa beharrezkoa da azken urteetan arazo asko pilatu ditu zerga honek eta gaur egun zerga horrek ez du

barne produktu gordinaren ehuneko bat koma bata biltzen da euskal herrian zerga horrengatik europan aldiz

horretaz gain eskuzabaltasuna hain handia izan da zerga honetan enpresek oinarri ezargarri negatiboak pilatu dituztela baita kenkariak ere zerga honen biltzeko ahalmena

dago urteetarako egoerak zerga horren erreforma sakona eskatzen du gure ustez eta gipuzkoako

zergek bezalaxe balio egin behar du bilketa areagotzeko hain zuzen epe ertainean iristearren ipar europako

egiten dien ekarpen mailetara hau da barne produktu gordinaren ehuneko hiru ingurukora

bost aldaketa nagusi proposatzen ditugu zerga berriak muga bat jarri beharko luke zenbait gasturen

esate baterako ordezkaritza gastu propaganda eta publizitate gastu bezeroen arretarako gastu

ez industrialetarako gastuentzat horiek guztiek enpresaren emaitzari egiten dioten ekarpena zalantzakoa

esan ahal dugu elusio iturri bihur

enpresa fondo propioak sendotzeko arau berriak muga bat jarri beharko luke

dagokionez enpresen gehiegizko zorpetzea saihesteko eta horrela enpresen fondo propioen hornikuntza bultzatzeko kapital propio handiago batek sendotasun handiago emango die enpresei

hobeto aurre egitea ahalbideratuko die era berean araudi berriak jaso egin beharko luke enpresaren irabazietatik abiatuta

eta honek bi ondorio positibo izango lituzke fondoak egoera ekonomikoaren gainean alde batetik

unean eta bestetik inbertsioa eta enplegua sustatuko lituzke gauzatzeko unean

egungo kenkari moduaren tokian administrazioarentzat zaila baita

gizartearentzat kostu handiak eta ekonomiarentzat zalantza asko eraginak dituztelako zerga berriak ikerkuntza eta garapenerako inbertsioetarako kenkari bakar bat jaso beharko luke eta kenkari honen justifikazioa zera

ondorioek gainditu egiten dituztela inbertsioak egiten dituzten enpresen beren mugak eta ekonomia osoarentzat

direla araubide bereziei

araudi berriak kendu egin beharko luke enpresak sustatzeko sozietateen araubidea gipuzkoan kenduta dago jada eta araban

unean finkatutako helburuak lortzeko laugarrenik

azterketa sakonak baina gutxienez bi eskalen errebisioa

azken ekitaldietan kristolako erresistentziak egon dira aldaketa minimo hauek emateko oso minimoak oinarri orokorrean

ehuneko berrogeita bostean dituzten herrialdeetan hau da araba eta bizkaian

kapital errentei dagokienez ehuneko hogeita bat ehuneko hogeita hiru eta ehuneko hogeita bosteko eskala bat proposatzen dugu ekitatearen

tributazioarekin bestalde hainbat berrikusten behar ditu errenta salbuetsien ikuspegitik

epsvren inguruan egin izan diren trikimailu guztiak ekiditeko

neurri batzuk hartu dira jada gipuzkoan bai kopuruen gehiegikeriaren aldetik baita erreskateen inguruan egin diren praktika abusiboengatik

berrikuspen bat behar dute murrizte aldera noski eta batez ere errenta maila kontutan hartze aldera beraz elusioaz baliatzeko egon diren zirrikitu guztiak

ekonomikoetatik eratorritako errenten berrikuspen handiak egitea

bidez etekinen konpentsazioak mugatuaz edota hainbat sektoretan langileen errentatik behera badaude inspekzioaren bidez

eta eredu guzti hau gauzatzeko tresna guztiak behar ditugu eskuetan burujabetzan sakondu euskal herriaren egituraketa soziala helburu izanik ecofinean zuzenean egun behar dugu ahotsa eta

parte hartu behar dugu ez estatuaren bitartekaritzan ez han gonbidatu moduan egonda atzekaldean jezarrita hitzik esan gabe hori ez da bidea ez da bidea ecofinean egotea bakarrik opor fiskalak konpontzeko edo

eskuratu behar ditugu eta gure ereduaren norabidea zehazteko eta politika ekonomikoa finkatzeko

ere eskuratu beharko ditugu defizit publikoa finkatzeko zorra finkatzeko

zerga alorreko eskumen araumailea lurralde historikoek dute estatutuaren eta lurralde historikoaren legearen arabera nahiz eta gure ustez legebiltzarrak

zaintzen du aldundien artean armonizazioa egon dadin ordea horrek ez du justifikatzen

ilun partidistak edukitzea inongo erabaki ahalmenik ez dutenak baina helburutzat dutenak batzar nagusiei

herritarrek demokratikoki aukeratutako ordezkariak dauden araugileari eztabaida eta erabakia kentzea egungo krisiak agerian utzi du eredu horrek ez duela jada balio beraz zergak politiken inguruan daukagun gune instituzionalaren inguruan ere

hausnarketa sakon eta patxadatsu bat ematea garai berriek eskatzen duten berregituraketa emateko hau da

hau da gure eredua dagoeneko gipuzkoan abian duguna

badakigu hobetzeko badugula baita gipuzkoan ere

bidea hasita dago bidelagunak behar ditugu eta prest gaude bidelagunak izateko euskal herri osora pertsonak ardatz

eredu hori zabaltzeko eta hobetzeko zerga sistema bidezkoa aurrerakoia ekitatiboa eta

sektore publikoaren bidegarraitasuna ziurtatzeko beharrezkoak diren diru sarrerak bermatzeko benetako progresibitate printzipioa oinarri izango duena eta iruzurraren aurka borroka egiteko

sakonduz noski eta elkartasunean sakonduz mila esker eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak taldearen

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi egun on

maneiro ez dago hemen eta pinedo andreari ia erantzun bateratua emango dautzet maneirok zalantzan ipintzen zuen el sistema institucional vasco eta zauden lekuan esango dautzut

eta erantzuna pinedo andrea zuretzat ere berdina da

eztabaida hau izan genuen eta gaur berriro gure ustez helburu mediatikoa du eztabaida honek baina ahaleginak egingo ditugu aukera aprobetxatzeko guk ez diogu lópez jauna uko egiten fiskalitatearen eztabaidari baina eraginkorrak

jaunak esan du hiru urte bakardadean eta honi esan beharko

egiten den eztabaida eraginkorra izan dadin lanean jar gaitezen esan duzu lópez jauna eta lanean

denbora dela horretarako zailtasunak izan ditzakegu

ganbara hau ez da eskuduna fiskalitatearen gaian eskudunak foru organoak direlako ondorioz eztabaidatu dezakegu zenbat gura zelan ez baina ezin dugu

gaurko erkidegoko zerga sistemari buruzkoa den eztabaida monografikoan euzko alderdi jeltzalearen jarrera aurkeztea baina dagoeneko gehienok ezagutzen duzue zein den gure jarrera gaiarekiko denok ezagutzen duxuela diot zeren badira hamabost egun

legebiltzarrean ordezkatuta zaudeten alderdi guztioi

euskal autonomia erkidegoan zergak erreformatzeko proposatzen dugun akordioaren oinarrizko dokumentua beraz nire gaurko lana proposamen horri ahotsa jartzea izango da aurkeztu den proposamena

hartu behar da momentuz behin betiko zehaztapenik gabe euzko alderdi jeltzaleak proposamen zehatz batzuk

zentzuzkoagoa jotzen dugu transakzioak garatzeko oinarrizko elementu batzuk aurkeztea hasieratik proposamen zehatzak aurkeztea baino

ereduaren eta bere egitekoa gauzatzeko duen egoera ekonomiko berriaren gaineko hausnarketa sakonetik abiatuta eaj pnv ren proposamenaren helburu nagusia da zerga eredu hori sakonean berraztertzeko baldintzak ezartzea aurrean izango dituen erronkak bilatu beharreko herlburak

identifikatzea euzko alderdi jeltzalearen proposamena azaltzeko zergatik noiz zer

orain arte europa eta nazioarteko mailako zerga arautze berria ezartzeak zerga politikak ekitate

eraginkortasunerako helburu tradizionalak indartzea eskatzen du honez gain

gaur egungo testuinguru ekonomikoak ezinbestean aurkezten dizkigun helburu bi lortzeko bidean jartzea diru bilketaren nahikotasuna

eta gastu publikoen arteko oreka bermatzeko baina horrez gain

berrabiatzeko aberastasuna sortzeko eta enplegua berreskuratzeko agertokia ahalbidetu behar du zer

aipatu duzue gai hori maneiro pinedo lópez eta guk uste dugu asko egin dela baina gehiago egin behar dugula egin daitekeela horregatik txalotzen ditugu besteak beste bizkaiko foru aldundiak hartu dituen

helburu izan dezakegun zerga erreformarako bultzatzaile gisa aipatu diren xedeak

eta nahikotasuna hasiera baterako baldintza du iruzur fiskala errotik ezabatzea zerga sistema berak etengabe aztertu behar ditu

horrela hiritarren arteko elkarbizitzaren oinarririk behinenak urratzen dituzten iruzur praktiketatik aldentzeko neurriak garatzeko

pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga pertsona fisikoen

ezinbestekoa geratzen da ekitate gehikortasun edo progresibitate gardentasun eta sinpletasun printzipioak indartzea eta berauen arteko oreka handiagoa lortzea proposatzen diren neurriek zergaren inguruan antzeman diren desberdintasunak zuzentzeko helburua dute eta oinarrian dituzte zerga sistema bera

gehiago lagundu behar du gastu publikoei eusten helburu horrekin besteak beste honako neurri hauek proposatzen dira

kenkariak berraztertzea ohiko etxe bizitzari ematen zaion tratamendu aztertzea prebisio sozialeko

tarifa orokorra eta aurrezkien gainekoa aztertu ahalmen ekonomikoa eta ekitate printzipioak betetzen direla bermatzeko kenkarietarako baldintzak aztertzea

esate baterako edo jarduera ekonomikoen gaineko errendimenduak aztertu egiatan jaso den diru kopurutik beherako kopurua aitortzerik

funtsezkoa gertatzen zaigu sakonean erreformatzea aldaketa batzuekin bada ere

urtetik hona indarrean dagoen sozietateen gaineko zerga urte ditu dagoeneko sozietateen gaineko zergaren erreforma bideratzeko iparrorratza osatuko dute inbertsiorako neurri erakargarriak enpresen kapitalizazioa sustatzeko neurriak

tributos itunpeko zerga sistema osatzeko ezinbestekoa da sistema estatu mailan ezarri diren zerga figurak sartzea itunpekoa izatea itun testuak berak

estatu mailan sortu diren zerga figura berri hauetan

besteak beste bi mila hamairuan energiaren iraunkortasunerako neurriei buruz sortu diren zergak kreditu erakundeetako

puedan gestionarlos y recaudar beste zerga figura batzuen armonizazioa proposatzen den elkarrizketak baita balio beharko liguke herrialde historikoen markoa duela gutxi onartu diren beste

ondareen edo aberastasun handien gaineko zergaren inguruan behar digun armonizazioa lortzeko araudien artean aurkezten

adostuaren bidez antzeman ditzakegun disfuntzioak ezabatzeko noiz propusimos a todos los grupos políticos

mucho zerga sistema erreformatzeko egiten den

oinarrian lehenengo eta behin erakunde eskudunek hau da herrialde historikoetako batzar nagusiek eta foru aldundiek baino ezin izango dute oraingo erakunde markoen zerga erreforma honetan parte hartzeko eta erabakiak hartzeko gaitasuna izan

euskadiko oraingo sistema juridiko politikoaren kontrakoa litzateke bigarren printzipioak erantzuten dio zerga marko berria elkarrekin adosteko ezarri dugun argiari arau hauek batzar nagusietan aurkeztu baino lehen zergak koordinaziorako organo barruan adostu eta armonizatu beharko lirateke euskadiko zerga esparruak egituraketa bakarra izan dezan adostasun politiko eta instituzionalean oinarrituta a cada uno

con discreción zelan egingo dugu lan hori

oinarri finkoak ezarri behar ditu diru sarreren eta gastu publikoen arteko oreka egokia bermatzeko eta horrez gain ekonomia

aberastasuna sortzea eta enplegua berreskuratzea ahalbidetuko duen agertokia eskaini behar du zerga politika harmonizatua garatuko duten euskal administrazioak lurralde orekaren eta ekonomikoki berreskuratzearen alde lan

jarraian jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza gatzagetxebarria jauna